osoko bilkurari hasiera emango diogu eseri mesedez bakoitza zuen eserlekuetan gai zerrendako lehenengo puntua

eztabaida eta behin betiko ebazpena jaurlaritzaren ordezkaria darpón jauna zurea da hitza

adierazi nahi dizuet niretzat oso pozgarria dela gaurtik aurrera

gai horri buruzko arau berri bat edukitzea lege berri honekin gaurtik aurrera pertsona guztien osasuna babesten laguntzeko aukera

adingabeak eta gizarteko talde makalenak funtsezko araua da halaber gure prebentzio eredua oinarritzeko eta sendotzeko

lehen legea lege hori era horretako lehenengoetako bat izan zen estatu osoan

urte haietan onartu zen lege horrek herritarren osasuna sustatzeko eta indartzeko lehentasunezko eginkizuna ematen die euskadiko

azalpen emango ditut sustantziei eta jokabideei dagokienez dugun egoerari buruz eta hori egiteko azken inkestek

eta amaitzera noa nire iritziz azpimarratu beharrekoa da hilabete hauetan

a ustedes y todos ellos eskerrik asko eskerrik asko sailburu jauna batzordeko kideren batek irizpena aurkeztea erabaki da
ez taldetara pasatuz mistoa zurea da hitza maneiro jauna

empates nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza

euskal sozialistak taldearen ordezkaria sarasua andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburuak legebiltzarkide

egun on gaurko honetan adikzioen eta drogamenpekotasunaren arreta osorako legea onartuko dugu ez da prozesu laburra izan bide luzea egin behar izan dugu

osasun batzordetik pasatu diren hainbat eragilek eta ordezkarik eman dute euren iritzia lege hau hobetze aldera horrez gain

ezberdinok geure zuzenketaren bidez eta ponentzian egindako lanaren bidez lege hau aberastu dugu eta gaurkoa da horren emaitza hasieran eh bilduk oso argi zuen gobernuak bidalitako legea ez zetorrela bat gure irizpidearekin hasiera hasieratik onartezinak zirenak identifikatu baikenituen hori dela eta gure xede nagusia izan da puntu horiei buelta ematea gure irizpidearekin

eta zorionez esan beharra dugu hasieran zehaztutako helburua erdietsi dugula adierazi nahi dugu eh bilduren ia zuzenketa guztiak onartu direla

erabat proposatzailea eta eraikitzailea izan dela gure lan nagusia izan baita lege hobetzea horregatik ziur gaude gaur onartutako dugun legea herritarrengandik askoz hurbilago dagoela lehenengo proposamena
baino isiltasuna mesedez eskerrik asko eta herritarrengandik hurbil egotea aipatzen

herritarrei duten garrantzia eman diegulako da herritarrak esaten dugunean herritar guztiak esan nahi dugu izan ere

tradizionala baino ez zuen kontuan hartzen eta guk uste dugu familia mota guztiak bildu behar dituela lege honek tontakeria iruditu arren

bere garrantzia du hizkuntzaren bidez zenbaitetan bazterkeria gertatzen baita

garrantzi aintzat hartu dugu batez ere prebentzioak laguntzak eta esku hartzeak droga menpekotasunaren arloan duen balioagatik

neurri batean bultzatu dugu hirugarren sektorearen elkarlana erakundeekiko besteak beste beste aldetik eh bilduk genero

jotzen du horregatik gure zuzenketen bidez lortu dugu ikuspuntu hori kontuan hartzea bai politiken ebaluazioa egiteko momentuan bai

edo sorburuak aztertzeko momentuan berri ona da lege honetan aldaketa garrantzitsuenetarako bat jasotzea esku hartzearen zabaltzeari dagokiona sustantziarik gabeko adikzio eta jokabide adikzioei zabaltzeari alegia joko patologikoa esate baterako

sustantziarik gabeko adikzioak gero eta ohikoagoak direla gaur arazoa ez dena etorkizunean arazo larria izan daiteke eta

zuzenketen bidez beste aldetik kalamuari dagokionez lege honek jasotzen du legebiltzar honetako buruzko ponentzian adostu zena horregatik eh bilduk

ditugun pserekin sinatutako bi erdibideko zuzenketak lehenengoa

artikuluari egindako zuzenketa zeinaren bidez

hartzeak gobernuak hasieran bidalitako legean aurreikusitako ikuskatu eta zehatzeko ahala zenbaitetan

legeak ezarritakoa aurrera eramateko edo aplikatu beharreko zehapenei aurre egiteko ildo beretik doa eh bilduk erreserbatu duen

artikulu berriari egindako zuzenketa zeinaren bidez ordez daitekeen adingabeei ezarritako isunak

adikzioekin erlazionatutako prestakuntza eta informazio programak eginarazi ahal zaizkio horixe da adostutako baina gainontzeko taldeak adingabeek lan komunitarioak aldekoak omen dira hau da hezi beharrean zigortu horrela adingabekoek euren jarrera ez dute aldatuko

amaitzeko nabarmen nahi dugu denon artean legea hobetzea lortu dugula eh bilduk

guztiekin hasieran esan dugun bezala gure asmoa beti izan delako lege on bat aurrera ateratzea eskerrik asko eskerrik asko

mahai buru andrea sailburuok legebiltzar kideok gonbidatuak egun on guztioi haber

es exactamente todo lo contrario adikzio eta droga menpekotasunen gaineko arreta integrala legea da osoko arreta prebentziotik hasten dena hau da osasun publikoko politiken saiakeratik

zertarako herritarrak bere askatasunean

bere askatasunean esan dut maxima hori aintzat hartu beharra dago edozein aspektu legez arautzean baina

eragiten digunean onartuko dugun legea jorratzen dituen kontsumoek

kontrolatu ezineko adikzioak sortzen dituzte era berean gure bizimoduaren eta askatasun indibidualaren parte ere badira hori

hori guztia gainera elkarrekin aurrera egiteko gogoz egindako lanaz

ohikoa ez den adostasun zabala lortu dugu eta bi arrazoi aipatuko

batetik gobernua proiektu atsegina bidali zigula eta bestetik talde guztiok prest egon izan garela gaia adosteko gizartea ikusteko modu

baina adostasuna adierazten dute zenbakiak eta adostasunak

proiektuaren defentsa egin badugu gainontzeko taldeek ere egin dutela egiatan oso gutxi da bilkura honetan eztabaidatu gabe geratutakoa

logikoa denez talde bakoitzak bere zuzenketen garrantzia mantentzen duen gordetako zuzenketek ez dute testua modu sakonean aldatzen concretamente

asko dirudite baina benetan zuzenketa pakete bat da eta bere helburua zen estatuko legeak

eusko legebiltzarrean euskal legeak egiten ditugu gu hobeak gara sortzen kopiatzen baino

erantzunen txandara pasatuko gara talderen batek parte hartu nahi du mistoak ez talde popularrak ez

eskerrik asko tellería jauna eztabaida amaitu denez orain bozketa hasiko dugu

lehenengo bototara jarriko dugu mistoa upyd taldeak erreserbatu dituen zuzenketak hemen

blokean bozkatuko ditugu baina norbaitek zerbait atera nahi badu orain esan dezala bale carmelo sí

zuk guk alde batetik ehun eta hamazazpi eta gero beste guztiak
gainerakoak bale alderdi sozialistak zein atera nahi du ehun eta hamazazpia bale

ehun eta hamazazpigarrena zuzenketa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hamaika bai hogeita zortzi ez

abstentzio ondorioz ehun eta hamazazpigarrena emendakina ez da onartu jarraian ehun eta hogei ehun eta hogeita hiru eta ehun eta hogeita lau emendakinak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka

ez dira onartu eta jarraian gainerako guztiak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

ez bederatzi abstentzio ondorioz ez dira onartu

euskal talde popularrak erreserbatu dituen zuzenketak bozkatuko ditugu hemen ere atera nahi direnak bai

ehun eta laurogeigarrena zuzenketatik ehun eta laurogeita seira eta gero gainontzekoak

berdinak bai baino tarte eta

ehun eta berrogeita hamar ehun eta berrogeita hamaika ehun eta berrogeita hamabi

laurogeita zazpi eta ehun eta laurogeita hamaseigarrena talde batean bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hamar bai hirurogeita lau ez ondorioz

ehun eta berrogeita hamairu ehun eta berrogeita hamasei ehun eta berrogeita hemezortzi ehun eta hirurogeita hamaika ehun eta hirurogeita hamalau ehun eta hirurogeita hamasei ehun eta laurogeita hamaika eta berrehun eta hogeita hamairu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hamaika bai

ez dira onartu jarraian beste talde bat ehun eta laurogeitik ehun eta laurogeita bostera

bozkatu ditzakegu

hogeita hamasei abstentzio ondorioz ez dira onartu jarraian ehun eta laurogeita seigarrena emendakina bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hamaika bai hogeita zortzi ez hogeita hamabost abstentzio ondorioz ez da onartu eta jarraian gainerakoak bozkatu ditzakegu

ondorioz ez dira onartu bototara jartzen da euskal sozialista taldeak erreserbatutako zuzenketak

alde batetik bozkatuko dugu zortzi eta hirurogei bozkatu ditzakegu

ondorioz ez dira onartu jarraian hogeita zortzi zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hamasei bai berrogeita zortzi

ez da onartu eta amaitzeko hogeita hamaikagarrena emendakina bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hamasei bai hogeita hamazazpi ez hogeita bat abstentzio ondorioz ez da onartu

artikuluari egindakoa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bat bai berrogeita hamabi ez bat abstentzio ondorioz ez da onartu

boto partikularra hirurogeita zortzi artikuluari bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hemezortzi bai hogeita hamasei ez ondorioz onartuta geratu da jarraian irizpidearen

artikuluaren bozketa egingo dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hamairu bai bat abstentzio ondorioz

eta euskal talde popular taldeak egindako erdibideko

artikulu berri bati berri batera bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hemezortzi bai hogeita hamasei onartuta geratu da jarraian

erreserbatutako zuzenketek xede izan dituzten atalak hemen

ditugu lehenengo taldeka pasa zaizue ondorioz lehenengo bozkatuko dugu bi eta

artikuluak bai bai

bi lehenengo bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita hamazazpi bai

ondorioz onartuta geratu da jarraian hogeita zazpigarrena bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita zortzi bai bat ez hogeita bost abstentzio ondorioz onartuta geratu da jarraian berrogeita bitik

bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita zazpi

onartuta geratu dira jarraian hirurogeita hamalaugarrena bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

laurogeita hirugarrena bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita lau bai

jarraian laurogeita hamalaugarrena bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita hamabi bai hogeita bi abstentzio ondorioz geratu da jarraian bozkatuko ditugu hogeita bost hogeita hamar hogeita hemeretzi hirurogeita hamar hirurogeita hamairu laurogeita bost laurogeita sei laurogeita zortzi laurogeita hamar laurogeita hamaika lehen xedapen gehigarria xedapen indargabetzailea eta azken xedapen lehena bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hiru

hamaika abstentzio ondorioz onartuta geratu dira eta jarraian bozkatuko dugu gainerakoak bozkatu ditzakegu

ondorioz onartuta geratu dira jarraian bototara jartzen dira batera zuzenketarik ez duten irizpenaren artikulu hauek

hogeita sei hogeita hamabi eta hogeita hamairu hogeita hamasei eta hogeita hamazazpi berrogeita bat berrogeita zortzitik berrogeita hemezortzira hirurogei eta hirurogeita bat hirurogeita hirutik hirurogeita zazpira hirurogeita bederatzi hirurogeita hamaika eta hirurogeita hamabi

laurogeita hemeretzi eta laurogeita hamasei bigarren xedapen gehigarria eta azken xedapenerako bigarren eta hirugarrena bozkatu ditzakegu

abstentzio ondorioz onartuta geratzen dira eta azkenik botoetara jartzen dira zioen azalpena eta legearen izena

bai bai lehenengo bozkatuko dugu zioen azalpena

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hiru bai hamaika abstentzio ondorioz onartuta

amaitzeko legearen izena bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hamairu bai bat abstentzio beraz

eta emaitza hauekin onartuta geratu da adikzioen eta drogamenpekotasunen gaineko arreta integralari buruzko legea gai zerrendako

euskadiko toki erakundeei buruzko lege proiektuaren gainean egindakoa eztabaida eta behin betiko ebazpena batzordearen kideren batek parte hartzeko

proiektu honek ez du ekarpenik egiten ez du ezertarako balio ez du errealitatea aldatzen ez du jendearen bizimodua hobetuko eta euskadiren eremu instituzionala guk aldatu nahi dugun eremu hori

egiten du horregatik gure osoko zuzenketa ez trabak jartzeko horrela esan zen momentu horretan baizik eta lege hobe bat

askotan esan dugu euskadik udal legea behar duela baina

de la ley gure zuzenketak mantentzen ditugu eta legearen kontra bozkatuko dugu eskerrik asko eskerrik asko maneiro jauna

euskal talde popularraren ordezkaria garrido anderea zurea da hitza

sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi

esan dudan bezala guztioi gaur osoko bilkura honetan lege proiektu hau eztabaidatzen ari gara ematen du hau aprobatuko dela

bidez esan dezakegu udal legea ez dela edozein legea eta lege beharrezkoa da euskadiren egitura instituzionala

lege proiektu hau esan behar dugu atzerapenarekin etorri dela eta ildo horretatik azpimarratzen dugu atzeratu egin dela proiektu hau alderdi popularrak jarrera konstruktiboa mantendu dugu bere momentuan arabako foru aldunditik

aurkeztu genituen eta gero tramitazioa legebiltzarrean hasi zenean alderdi popularra

orokorrik aurkeztu lege proiektuari baina pentsatzen genuen ere

horiek zuzendu behar genituela eta testua ere hobetzeko aukera genuela eta horrexegatik arrazoi horrexegatik

orokorrik ez aurkeztu tramitazioa hasi zen legebiltzarrean berandu eta gero ezagutu genuen ponentzia

zenean gutxi gorabehera urtarrilean

euzko alderdi jeltzalea eta eh bilduren arteko akordioa azkenengo bi hilabeteetan

akordioa esan dezakegu sinatutako bi alderdien larrien egoerengatik burutu egin dela eta azkenean esan dezakegu gaur aprobatuko den legea berandu eta gaizki aterako

eh bilduren artean sinatutako akordioa porque esta ley

euskal sozialistak taldearen ordezkaria pastor jauna zurea da hitza

andrea egun on guztioi egun on etorri diren udal ordezkari guztiei eta bereziki

kideei bueno diskurtsoa egiteko daukadan hamar minututan saiatuko naiz azaltzen zelan lortu dugun guretzako beharrezkoa zen lege bat lege bihurtzea beharrezkoa zelako guretzako tokiko erakunde erakundeen esparruan arautzen duen lege bat

hogeita hamasei urte ondoren zehaztea zeintzuk diren udalen eskumen propioak baina guretzako ezinbestekoa zen bermatzea eskumen horiek garatu ahal izateko finantza nahikotasun udalei alegia udalak lehenengo mailako erakundeak bihurtzea

egoeran azken finean herritarrei zerbitzu publiko duinak bermatze aldera hori izan da guretzako azken helburua guretzako tresna on bat ematen bagenion tokiko erakundeei azken finean bermatzen ari ginelako zerbitzu publiko duinak eta hobeagoak

udalen jarduna eguneratzeko eta tokiko erakundeen antolaketarako

gai hauetan derrigorrezkoak diren gutxieneko batzuk ezartzeko ere baina goazen guretzako funtsezkoa den atal batera eta da

hogeita hamazazpi esparru zehatzetan udalek eskumenak propio garatu ahal dituztelako jaso delako

azaltzen inork ez duelako zalantzan jartzen adibidez orain arte

propioak zirela zabor bilketan kale garbiketan edo argiterian adibidez etxebizitza hirigintzan edo udaltzaingoen arlotan baina badaude beste

eta bereziki zalantzan jarri direnak estatuak onartutako arrazionalizazio legearen ondorioz adibidez

oso garrantzitsua da lege hau udalen eskumen propioak babesteko noski direla

horretan jasota dauden eskumen propio guztiak

alde bat eta da eskumen horiek garatzeko finantza

eta hori da hain zuzen ere eh bilduk lortu duena lege honetan

udalek jaurlaritza eta diputazioekin batera eta berdintasun egoera batean

dutela bai finantzen euskal kontseiluan hasieratik jasotzen zen hitza eta bozka edukiko zutela hasieratik jasotzen zen hori ez da gure ekarpena gure ekarpena zein izan da

ekarpen legearen metodologia zehazterako orduan erabaki ahalmena edukiko dutela hori da jasota dagoena ehun eta hamazazpi puntu bost artikuluan eta irakurri mesedez guk ez dugu txikira jokatu

lurraldetan ez kutxa orokorrera joan gara banaketa orokorra egiten denean eta lurralde bakoitzari zenbat dagokion erabakitzen denean udalak hitza eta erabakia edukiko dute finantzen euskal kontseiluan duten ordezkarien

guk lortu duguna ez dugu txikira jokatu ez gara joan lurraldetara handira jokatu dugu eta irabazi dugu eta hori da zuek onartu ezin duzuena

horretaz gain gezurretan ari zarete ehun eta hemezortzi

lurraldeetan ere jaso da gutxienekoak

eta hor diputazioak ezin izango direla hortik atera eta hori ere jasota dago legean beraz kutxa orokorrean

lortu dena lege honetan eta bukatzeko guretzako beste atal oso garrantzitsua izan delako

momentu honetan udalek duten arazo oso larri bati aurre egin barik eta da gizarte larrialditan ematen diren laguntzetan ematen den arazoa

bukatzen delako urte erdirako bukatuta dagoelako baina eskariak ez dira bukatzen eskariak jarraitzen dira

aurre egin egoera horri tira euskal herria bilduren ekimenez ere lortu da

marko arautzaile aldatzen den bitartean xedapen iragankor bat ezartzea gaur egun udalek

diru kopuru guztia ordaindu behar dute euren baliabidetik ba tira xedapen iragankor bat jaso dugu eta zer esaten da horretan

beherako udalerrietan heren bat udalek

errepikatzen dut gaur egun ehuneko ehunean udalek egin behar dute eta hogei mila biztanletik gora erdi eta erdi gaur egun

egin behar dutena beraz bermatu diegu udalei jakite hasieratik

ze puntu arte erantzungo duen hori da lortu duguna negoziazio

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria zorrilla jauna zurea de hitza

sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi lehenik eta behin ongi etorri

eta berarekin etorri diren beste gainontzeko alkate jaun andreari gaur ganbera honetan euskadiko toki erakundeen legea onartuko dugu dominari gabe inorentzat talde guztiok

guk horrez gain uste dugu premiazko eta atzera ezina

eta jasangarri bihurtzeko lega onetsi eta gero

hori dela eta lehen izenburuan arautzen da nagusiki legearen lehentasunezko lekuan apustu argia egiten da udal administrazioko funtzionarioak pixkanaka euskalduntzeko horretarako

ahalko da erakunde lanerako hizkuntza beti ere udal erakundeak horrela erabakitzen badu eta noski hori guztia herritarren hizkuntza

hasta el constitucional besterik ez eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna erantzunen txandara pasatuz

gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkariak dauka hitza garrido andrea zurea da hitza isiltasuna mesedez bueno maeztu jauna zuk sektarismori buruz hitz egiten
didazu alderdi popularra gutxi gora behera esan duzu alderdi sektarioa dela baina

denborarengatik aipatzeko aukerarik ez dudan izan gai baten inguruan eta guretzako oso garrantzitsua dena eta ikusita gainera zer arduratuta dauden gai horrekin alderdi sozialistak eta alderdi popularrak uste dugu bete betean asmatu

bere horretan jaso delako legean euskararen erabilera sustatzea udalen edo tokiko erakundeen eskumen propio bat izango dela eta honen lortzen dugulako

momentu honetan madriletik eta zoritzarrez soilik madriletik gasteizetik ere

datozen erasoei aurre egiteko babes bat lortzen dugulako eta gomendio bat arlo honetan zuei bakarrik herri honetan euskal hiztunek elebidunak gara guztiok elebidunak gara eta

aniztasun honetara etortzeko oso ondo bizi garelako aniztasun horretan y creo que

eztabaidak eztabaidak dira badakit bakoitzak berea defendatu behar duela leku honetan legea hor dago testuak hor daude eskertzea

uste dugu azkenean lortu dugula lege on bat eta lege on bat ez da euskal herria bilduren legea ez da

erakundeen legea eta horregatik pozik egon behar gara azken finean herritarrentzako lege bat dela tokiko erakundeak enpoderatuta baldin badaude zerbitzu

herritarrei eskerrik asko maeztu jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria zorrilla jauna zurea da hitza

talde guztien ekarpenak eskertu nahi ditut bereziki eh bilduri
akordiora heltzeko izandako prestasun eta borondateagatik besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

eztabaida amaitu denez bozketa hasiko dugu lehenik

izan ezik bai atera nahi duzue

zuzenketa oso ondo bale bozkatuko dugu lehenik orduan berrehun eta hamabi besterik ez berrehun eta hamabigarrena zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

hirurogeita hamairu eman dugu bozka

ondorioz onartuta geratu da jarraian gainerako zuzenketak bozkatuko ditugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka bat bai hirurogeita hamairu ez ondorioz ez dira onartu

boto partikularrak eta erreserbatutako zuzenketak zioen azalpenari eta legearen tituluari aurkeztutakoak izan ezik bozkatu ditzakegu

ondorioz ez dira onartu jarraian bototara jartzen dira euskal talde sozialistak erreserbatutako zuzenketak bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka

berrogeita hemezortzi ez bat abstentzio ondorioz ez dira onartu jarraian

erreserbatutako zuzenketak xede izan dituzten artikuluak batetik zazpira bederatzi hamaikatik hamalaura hamaseitik hogeita seira

berrogeita bost berrogeita zazpi berrogeita bederatzi eta berrogeita hamar berrogeita hamabitik berrogeita hamazazpira hirurogeita bat eta hirurogeita bi hirurogeita zortzitik hirurogeita hamaikara hirurogeita hamalautik laurogeita zortzira laurogeita hamaretik laurogeita hamabostera laurogeita zortzi ehun eta hirutik ehun eta seira ehun eta zortzi ehun eta bederatzi ehun eta hamaika ehun eta hamairutik ehun eta hemezortzira

eta azken xedapenetako lehenengoa bigarrena eta hirugarrena bozkatu ditzakegu

ondorioz onartuta geratu dira bototara jartzen dira batera

zortzi hamar hamabost hogeita zortzi eta hogeita bederatzi hogeita hamazazpi eta hogeita hemezortzi berrogeita hiru eta berrogeita lau berrogeita sei berrogeita zortzi berrogeita hamaika berrogeita hemezortzitik

laurogeita bederatzi laurogeita hamasei eta laurogeita hamazazpi laurogeita hemeretzitik ehun eta hirura ehun eta zazpi ehun eta

lehenengo bigarren laugarren eta zazpigarren xedapen gehigarriak xedapen iragankorrak lehenengoa eta zazpigarrena izan ezin xedapen indargabetzailea eta azken xedapenetako laugarrena eta bosgarrena bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita zortzi bai hamasei ez hamar abstentzio ondorioz onartuta geratu dira bototara jartzen dira batera euskal talde popularraren boto partikularra eta

laurehun eta hirurogeitik laurehun eta hirurogeita hamaikara zioen azalpenari egindakoa bozkatu dezakegu

ondorioz ez dira onartu bototara jartzen dira mistoa upyd taldearen laurehun eta berrogeita hamar eta laurehun eta laurogeita bostgarrena zuzenketak zioen azalpenari egindakoak bozkatu ditzakegu

ez ondorioz ez dira onartu bototara jartzen da

legearen izenari egindakoa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hamar bai hirurogeita hiru ez bat abstentzio ondorioz

bototara jartzen dira batera zioen azalpena eta legearen izena bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita zortzi bai

beraz onartuta geratu da euskadiko toki erakundeei buruzko legea gai zerrendako puntua osasun eta aurrekontu batzordearen irizpena zenbait klausula sozial kontratazio publikoan sartzeko lege proposamenaren

gainean egindakoa eztabaida eta behin betiko ebazpena batzordekideren batek

zurea da hitza maneiro jauna mesedez isiltasuna

nada más eskerrik asko itxaso jauna eh bildu taldearen ordezkaria

eskerrik asko eguerdi on guztioi eta eguerdi on goian zaudetenoi

proposamen hau ekarri zenutenoi eta lab sindikatuari bi mila hamairuko urrian

bultzaturiko herri ekimen legegilea legebiltzarrera heldu zen denok dakigun bezala ehun eta hamar mila sinaduraren babesarekin beraz

eta erdi pasa ondoren ogasun batzordetik ateratako txostena eztabaidatzen ari gara gaur osoko bilkura honetan benetan oso bide luzea izan da eta oztopoz beterikoa zalantzarik gabe hasieratik lehendabizi jaurlaritzaren kontrako iritzia jaso zuen ondoren legebiltzar honetan talde

aurrera atera zen bere tramitazioa ondoren bizkaiko foru aldundiak eskumen aurkeztu zuen arbitraje batzordean arbitraje batzordean kendu zion hitza edo arrazoia bizkaiko foru aldundiari eta hilabeteak pasatu ditugu hona iritsi arte ehun eta hamar mila sinaduren babesa zuen ekimenak

araba bizkaiko eta gipuzkoako zerbitzu eta obra publikoetan kontratazio publikoetan

eta gutxieneko lan baldintza duinak bermatzea horretarako oinarrian hiru proposamen jasotzen ziren herri ekimen legegilean

lanaren jarraipena bermatzeko langileen subrogazioa ezartzea euskal eremuko lan hitzarmenak aplikatzeko obligazioa ezartzea eta baldintza agirietan jasotako eskakizunak betetzen ez dituzten enpresentzako zigorrak

sarri aipatutakoa legebiltzar honetan azken batean kontratazio publikoa garrantzi handiko jarduera ekonomikoa delako eta zerbitzuen

gaur egun dagoen prekarietate egoerari aurre egiteko aipatutakoagatik

hasieratik jaso zuen gure taldearen babesa eh bilduren babesa aurkeztutako proposamena abiapuntu eta oinarri hartuta hainbat zuzenketa osagarri aurkeztu ditugu hori egiteko elkarlanean aritu gara

lan sindikatuekin eta beste eragile batzuekin horregatik aurkeztutako zuzenketak bi motatakoak izan dira alde batetik

zehaztapen batzuk sartu izan ditugu zuzenketen bidez lizitazioen prezioen inguruan enpresako hitzarmenen inguruan eta abar eta beste zuzenketa batzuk kontratazio publikoan ezarri beharreko beste atal batzuei buruzkoak

hain zuzen gizon eta emakumeen arteko berdintasun klausulen inguruan hizkuntzari dagokionak ingurumen edota laneko osasunari buruzko klausulak izan dira baina bi urte eta erdi pasa ondoren zerekin aurkitzen gara gaur osoko bilkura

ez du balio gure ikuspuntutik gaur egungo egoerari

are gehiago muzin egiten dio langileen lan baldintzak babesteko zegoen aukera politikoari eta trufa egiten dio proposamenari ez du inolaz ere jasotzen

proposatzen zuena ezta ere gure zuzenketen bitartez proposatzen zena helburu bakar bat ere betetzen gai nagusiak zirenen artean ez du bermatzen sektoreko eremu txikieneko azken lan hitzarmena

sektorialaren aplikazioa txostenean soilik esaten da

lizitatzaileek zein lan hitzarmen aplikatuko duten esan behar dutela zein urruti gelditzen den proposamenetik eta zein benetan gaur egun behar denetik ez du aintzat hartzen lizitazio iragarkietan adieraztea kontratazio hori gutxienez edo gutxienik hiru hilabeteko antzinatasun duten langile guztien subrogaziopean dagoela eta ezta

hirugarrengo batekin hitzartzen badu aurretik lan hori egiten zuten langileak subrogatuak direla adostu duzuen testuan esaten dena da lan hitzarmenean jasota badago orduan egongo dela subrogazioa eta horretarako batzordean esan nizuen bezala ez dugu legerik behar hori gaur egun ere

ematen ari da gaur egun hainbat zerbitzuetan ez du ezer esaten lizitazio prezioen inguruan

nahikoa izatea dagokion lan hitzarmena eta lan baldintza duinak ziurtatzeko hori ere ez ez du hitz egiten azkenik

ikusirik nola gelditzen diren ez du zentzurik aipatzea

eztabaidan gaur egun lizitazio prezioak jaisten ari dira denok gara horretaz kontziente eta lizitazio prezioa jaistea

eta gainera bertako enpresa batzuei ere zailtasunak areagotzen zaizkie bizi eta beste batzuei ate guztiak zabaltzen zaizkie egin nahi duten guztia jarraitzeko egiten

begira gipuzkoari buruz hitz egiten eta orokorrean la caída de los precios

zerbitzu publikoetatik esternalizatzen diren zerbitzuetan eta hori da gure

ardura hor dugu behin baino gehiagotan hitz egin dugu hainbat obra publikoetan gertatzen ari dena

ehuneko hogeita hamar gutxiago gutxi gorabehera azkoitiko ikastolan

hernaniko bigarren hezkuntzako ikastetxean ehuneko berrogei gutxiago lizitazio prezioan eta beste asko eta asko eta asko onargarria da

ados geunden eta gaude ekarritako proposamenarekin eta aurkeztu genituen zuzenketekin eta larria da larria da gertatzen ari dena eta larriagoa da gaur adostu duzuena edo ekartzen duzuen testua alderdi sozialistak eta eajk

ahalbideratzen du praktikan jarraitzea gaur egun ematen den egoerarekin kontratazio publikoetan lan baldintza duinak bermatzeko aukera alferrik galdu duzue gure

aukera zapuztu diezue berriro ere argi

azpikontratatutako langileen lan baldintzen kaltetan

aurreztea dela lehentasuna eta ulertzen dugu jaurlaritzak eta eajk hori nahi izatea azken batean egiten dituen politika publikoen beste adibide bat da soilik horregatik hasieratik argi egon da eajren jarrera ez zuen gustuko proposamena

eta azkenean proposamena guztiz desitxuratzea lortu du alderdi sozialistaren laguntzarekin alderdi sozialistak izandako

bitxia izan da adostu duzuena aurrekoan esan nizuen bezala

ez da ulergarria langileen lan baldintzak defendatu beharrean

baina hau eztabaidatzen dugun bitartean pertsonentzat

kezka nagusi bat lana enplegu eza eta prekarizazioa jarraitzen dute izaten baina jaurlaritzak ez du ezer egiten

azken hilabeteetan behin baino gehiagotan eztabaidatu izan ditugu hemen politika publikoen inguruko iniziatibak eta behin eta berriro erantzun berdina jaso dugu ez ez eta hau beste bat da lizitazioen prezioa jaistea ondo datorkiolako

prezioa garestitzen dutelako azken batean ez dagoelako prest benetan prekarietateari eta injustiziari aurre egiteko

errepikatzen du asko eta askotan behin eta berriro propaganda hutsa esan diogu behin baino gehiagotan atzo bertan izugarrizko muntaia egin zuen mila eguna baloratzeko eta milaka eta milaka

egoerari buruz ez zuen aipamenik ere egin aipamenik ere oso urte gogorrak izan ditugu baina prekarietatea pobrezia langabezia ereak

tutik ere ez berriro ere bitartean berrogeita hamaika mila pertsona inguru daude lanean sektore publikoaren menpeko enpresetan

eta berriro ere jaurlaritzak eajk uko egiten dio

beraz gure lehentasuna gaur ez da aterako proposamena iniziatiba ez gure zuzenketak baina gure lehentasuna argia da

horretarako behar diren tresna eta ahalmen guztiarekin espero dut bigarren zatian aukera izatea ahalmenen inguruan ere
zertxo bat hitz egiteko eskerrik asko eskerrik asko arrondo andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aldaiturriaga jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok eguerdi on guztioi legegintzako herri ekimena aurkeztu dutenen arrazoia zen

sozialki onartezinak ziren lan egoerak adibidez kontrolik gabeko azpi kontratazioa hitzarmenean

egoera horiek onartezinak dira ez bakarrik proposatzaileentzat baita gure taldearentzat ere ekimena

eta diputatuen kongresuak onartutako lan erreformari egosten diote nahiz eta jakin badakiten

finean gure proposamenak planteamendu errealistenak jasotzen ditu sektore publikoaren kontratuen legeak gure erkidegoari

eta jurisprudentzia berriena ere kontuan hartuta hau da kontratuak egiterakoan baldintza administratiboetako agirietako

eskerrik asko aldaiturriaga jauna erantzunen txandara pasatuz mistoak ez du hitzik hartu behar

gaur ere kuriosoa da batzuetan gaur ere legebiltzar honek ahalmenik ez duela esaten duzue behin eta berriro ez dela burujabea

lan erreformak diona bete behar dugula bete behar dela hor ere ezin dugula ezer egin edo lan hitzarmenak eta subrogazioa lan harremanen esparru pribatua dela soilik erabiltzen duzue interesatzen zaizuenaren arabera horrelako irizpide desberdinak dena batidora batean sartzeko

iritziak edo balorazioak edo hori baino gehiago ematen du hori dena horrela dela eta ezin dela mugitu eta orduan ez gatoz bat guk uste dugu ahalmena badugula

herritarren beharrei erantzuteko ezinbestekoa dugula ahalmena izatea gure esku izatea erabakitzeko aukera hori

honetaz ari gara hitz egiten ahalmena nahi dugu guzti honetaz erabakitzeko eta azken batean kasu honetan bezala langileen eskubideak arautzeko babesteko eta defendatzeko horretaz ari gara eta ahalmena ez da gauza etereo bat

guztiaren gainetik pertsonak daude eta

legeak arauak errekurtsoak lainoetatik eroriko balira bezala

eta bakarrik egin dezakegu hau ez digutelako uzten bestea egiten

eta nik ez dut hori konpartitzen ez dugu hori inolaz ere konpartitzen

legebiltzarretan egiten dira instituzioak egiten dituzte

gehienetan boteretsuen onerako eta ez langileak babesteko edo beraien eskubideak bermatzeko eta hau da horietako kasu bat

ez dugu ahalmenik lan erreforma hitz egiten diguzue maila horretan ematen du beste batzuk ez dakit nortzuk ez ez guk ere ardura dugu hemen bizi diren pertsonei babesa emateko langileei babesteko

horretarako ere ez baldin badu balio zertarako nik galdetuko nizueke bai alderdi

ea bidezkoa dela eskaria uste duzue zuek proposatzen dena ahaztuta ahalmena dugun

bidezkoa da proposatzen dena zerbitzu

babestuta egotea lan baldintza duinak izatea gaur egun egiten diren astakeriak ez egitea lizitazioak

hori dena uste duzue ona dela beharrezkoa dela

hori argituta ikusi beharko genuke ondoren zer egin dezakegun legebiltzar honetatik beste guztia ahalbideratzeko

nafarroakoa nafarroan aho batez onartu zen gutxienez

balentia puntu bat izan zuten errekurritua izan dela noren

baita ere zerutik erortzen den ez dakit noren ardura

ez dago legeetan da gu zertarako gauden prest eta hemen argi ikusi da zuek noraino zaudeten prest eta zer egiteko prest zaudeten eta zer ez zaudeten prest egiteko ulertezina da

jendearen beharretatik egin behar dela politika diozuenak guri leporatzen diguzuenak behin eta berriz identitate kontuetan galtzen garela ba gaur hemen eta gai honetan zuek berriro errepikatuko dut

bizkarra ematen ari zarete eta lagundu diozue jaurlaritzari

horretan eta ez beste ezertan denbora aurrera doa argi dago hemendik zer aterako den guk argi duguna da ere

zein den bakoitzaren lehentasuna eta jarraituko dugu zalantzarik gabe ez dakit europatik etorriko den orain ez dakit zer edo egiten dugun zerbait izango den baina jarraitu beharko dugu lanean egoera hauek eman ez daitezen eta bitartean noski guk argi dugu ez dugu babestuko kontratu publikoetan lan baldintza prekario eta kaskarrak aplikatzen jarraitzea ahalbideratzen duen legerik hau horrelako bat da
eskerrik asko arrondo andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den aldaiturriaga jauna

eskerrik asko eskerrik asko aldaiturriaga jauna eztabaida amaitu denez bozketak
hasiko ditugu botoetara jartzen dira mistoa upyd hamalau eta hamabost zuzenketak laugarrena artikuluari egindakoak bozkatu ditzakegu

mesedez

bozketan jarraituko dugu botoetara jartzen da eh bildu taldearen laugarrena zuzenketa laugarrena artikuluari egina bozkatu dezakegu

berriro berriro botoetara jartzen da eh bildu taldearen laugarrena zuzenketa laugarrena

artikuluari egina

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita hamairu bai hogeita bat

jarraian bototara jartzen da mistoa upyd taldearen hamasei zuzenketa lau bis artikulu berria sortzeko bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka bat bai hirurogeita hiru

ez da onartu bototara jartzen da mistoa upyd taldearen hamazazpigarrena zuzenketa bostgarrena artikuluari egina bozkatu dezakegu

bototara jartzen dira eh bildu taldearen bost sei eta zazpi zuzenketak

ez dira onartu irizpenaren bostgarrena artikulua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bototara jartzen dira batera eh bildu taldearen zortzi bederatzi hamar eta hamaika zuzenketak artikulu berriak sortzeko bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bat bai berrogeita hamairu ez ondorioz ez dira onartu jarraian

zuzenketa seigarrena artikuluari egina bozkatu dezakegu

bototara jartzen da mistoa upyd taldearen hemezortzigarrena zuzenketa seigarrena artikuluari

abstentzio ondorioz ez da onartu jarraian irizpenaren seigarrena artikulua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

berrogeita hamairu bai hogeita bat ez ondorioz onartuta geratu da

zuzenketak bi xedapen gehigarri sortzeko lehenengoa eta bigarrena bozkatu ditzakegu

ez dira onartu bototara jartzen dira batera zuzenketarik ez duten irizpenaren artikuluak hau da bat bi hiru eta zazpi xedapen iragankorra eta

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita hamairu bai hogeita bat

ondorioz onartuta geratu dira bototara jartzen da mistoa upyd taldearen hamairugarrena zuzenketa zioen azalpenari egindakoa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka bat bai hirurogeita hiru

ondorioz ez da onartu bototara jartzen dira eh bildu taldearen bat bi eta hiru zuzenketak zioen azalpenari egindakoak bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bat bai berrogeita hamairu ez ondorioz

bototara jartzen da batera zioen azalpena eta legearen izena bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita hamairu bai hogeita bat

onartuta geratu dira eta beraz honenbestez onartuta geratu da zenbait klausula sozial kontratazio publikoan sartzeko legea jarraian boto azalpena euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andereak dauka hitza

gai zerrendako laugarren puntua lehenbailehen eta irakurraldi bakarreko prozeduraz eztabaidatzeko euzko abertzaleak eh bildu eta

legearen testu bategina onartzen duen bat barra bi mila zazpi legegintzako dekretua aldatzeko eztabaida eta behin betiko

azterraldi bakarreko prozeduraz tramitatuko da hemen aldeko eta kontrako txanda bada aldeko txandan parte hartu nahi du zeintzuk parte hartu duzue zuek ez zuek ezta inork ez aldeko txandan ere baita

voto ez du parte hartuko

euskal sozialistak taldearen ordezkaria itxaso jauna zurea da hitza

aldaiturriaga jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria zurea da hitza

gaia gaurko plenoan aurkeztu dugu bat barra bi mila zazpi legegintzako dekretua euskal autonomia erkidegoko administrazioaren tasa eta prezio publikoei buruzko legearen testua aldatzea eta gainera proposatzen dugu ekimena zuzenean tramitatzea

euskal talde popularraren ordezkaria llanos anderea zurea da hitza

botoetara jarriko dugu lege proposamena bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka

aho batez beraz onartuta geratzen da euskal autonomia erkidegoko administrazioaren tasa eta prezio publikoei buruzko legearen testu bategina

legea honenbestez eteten dut osoko bilkura